egun on guztioi osoko bilkurari hasiera

jakin aurrez seigarren puntua zortzigarren tokian eztabaidatuko dela eta zortzigarrena seigarren tokian gai zerrendako lehenengo puntua galdera

elikagaien planifikazio estrategikoari buruz tellería jauna zurea da hitza

egun on guztioi buenos días a todos badirudi europar batasunak lehentasuna eman diola elikadura alorreko lanari eta elikaduraren etorkizunari lehentasun politika hori zehazteko duela gutxi europako berrikuntza eta teknologia institutuak

aukeratu du partzuergo horrek berrikuntzan aitzindariak diren ekimenak garatuko ditu elikagaien kate iraunkorrak eraikitzea

hainbat plan eta programa egitea proposatu duzu horien artean gastroelikaduraren plan estrategikoa esa propuesta novedosa

hasi lehen ekoizpenetik transformaziotik pasa edo ez

lehentasun politikoa eman behar diogu baita elikadurari osasunerako balio gisa ulertuta hala nola ikerkuntza eta garapenerako

food for future eskerrik asko muchas gracias eskerrik asko tellería

egun on guztioi tellería jauna aipatzen zenuen bezala

plana aurreikusita dugu gure plangintzan eta noski nazioarteko partzuergo horren eginkizunarekin erabat lerrokatuta dago

baina proiektu horiek noski elikadurari lotuta daudenez guztiak bat egin behar dute eta lerrokatuta egon behar dute

datorren zerbait da aipatzen zenuen ris hiruaren estrategiaren barruan elikadura garrantzitsu bezala ipini dugula eta hori da azken finean

horrela dela gaur egun elikadura sektorea orokorrean hartzen baldin badugu

hasten baldin bagara lehen sektoretik hau da produkzio mundutik eta

azken finean errestaurazioan ba izugarrizko zeregina du eta garrantzia du si observamos en europa

alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina jaurlaritzaren goi karguei buruz casanova jauna zurea da hitza

aurrekontu proiektua ikusi dugunean konturatu gara jaurlaritzak goi kargu eta aholkularien egitura handitu duela zehazki goi karguak ehun eta berrogeita zazpi izatetik ehun eta hirurogeita lau izatera pasatzen dira aholkularien kasuan igoera are handiagoa da hirurogeita hamabitik

guztira hogeita hamazazpi postu gehiago jaurlaritzaren egituran bi koma lau milioi euroko

horregatik uste dugu momentu honetan eta guztioi gerrikoa estutzea gobernutik eskatzen zaigunean ondorengo galdera egitea logikoa dela uste duzu lehendakari jauna goi kargu eta aholkularien kopurua modu horretan igotzea bidezkoa dela egungo egoera ekonomikoan kontutan hartuta jaurlaritzak muga ekonomikoen aitzakia erabiltzen duela sistematikoki
hainbat aldarrikapen sozialari ezezkoa emateko eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

casanova jauna mesedez eraman zurekin

mesedez mesedez besteei errespetuagatik besterik ez ba

uste dut eduki duela zurekin lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea eta librean egun on

guztioi sailburuoi eta jaun andre guztioi egun on ere casanova jauna bai gobernu berriak hamaika sail ditu

eta proportzio egokia iruditzen zait horregatik erabaki dugu

baina esperientziak esan digu egitura berri honekin hobeto beteko dugula onartu dugun programa ondo dakizunez azkeneko hogeita hamar urte hauetan beti ezagutu ditugu koalizio gobernuak euskadin eta koalizio gobernuak izan zein bakarkako gobernuak izan oraingo gobernua da egitura txikiena duena

azkeneko hogeita hamar urte hauetan gobernu guztiek berrehun eta berrogeita hamar goi kargu baino gehiago

bat izan ezik eta hori aurreko gobernua izan da nik berrehun eta berrogeita hamar pertsona hauen lana eta konpromisoa azpimarratu nahi dut esan bezala hamaika mila miloi euro kudeatu behar dituzte guztira

inoiz eduki dugun baino eskumen gehiago dugu inoiz baino gardentasun gehiago inoiz baino erantzukizun gehiago gizartearen aurrean

beraz bidezkoa iruditzen zaidana da berrehun eta berrogeita hamar pertsona horien lana eta konpromisoa azpimarratzea eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

egin duzun aipamena begira langile publiko guztien lana aitortzen dugun bezala

errespetatzea eta onartzea dagokigu legebiltzar honek lan hori jarraitzeko eta kontrolatzeko aukera guztiak irekita ditu legebiltzarrari dagokio

ezta onartzen ere da gai honen aurrean zuk egin duzun demagogia erabiltzea goi karguek zuk

jauna goi karguek beraien lana egiten dute konpromiso

gardentasun osoarekin profesionaltasunarekin ordurik gabe eta kontrol publiko guztiei erantzukizun osoa gordez casanova jauna berriro diot errespetua eta onarpena merezi dute langile publiko guztien mailan gutxienez gutxienez egia da

casanova jauna gobernuak guztira ehun eta hogeita sei milioi euro gehiago gastatuko ditu aurten eta aurrekontuan lehentasunezko

agerpenetan eta adierazpenetan adierazi egin den bezala inoiz baino eskumen gehiago eta inoiz baino aurrekontu handiagoa erronka hauei erantzuteko inoiz ezagutu dugun

eratu berria den eusko jaurlaritzako goi karguen kopuruari buruz

lehendakari jauna entzuten dizut arretaz entzuten dizut eta

ehun eta hirurogeita lau goi kargu laurogeita hamabi asesore aurreko gobernuan baino hogeita hamazazpi kontratazio berri

isiltasuna mesedez eskerrik asko legebiltzarburu andrea

goi karguen lana nabarmendu nahi dut guztira

berrehun eta berrogeita hamar pertsona dira eta konpromiso osoz

eta kontsumoko sailburuari egina euskadin izandako turista atzerritarren kopuruari

eskerrik asko corcuera anderea jaurlaritzaren ordezkaria retortillo jauna zurea da hitza

gai zerrendako bosgarren puntua galdera alfonso alonso

legealdi honetarako legegintza egutegiari buruz alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera miren larrion ruiz de gauna eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina martxoaren hiruko biktimei erreparazioa eta aitortza eman beharrari buruz larrion anderea zurea da hitza

eta beste martxoaren hiru honetan gauza asko datozkit gogora

romualdo barroso josé castillo eta bienvenido perea

espainiako poliziaren indarkeri basatia pairatu zituzten bost hildako

eta milaka gasteiztar gogoan izan nahi ditut martxoaren hiruak ordutik eman dizkigun berrogeita bat

askatasunaren demokraziaren eta lan eta eskubide zibilen alde borrokatzeko konpromisoa berretsi duzuen guztiak y cómo no

egia justizia eta erreparazioa egia historialari guztiek bat etorri dira hau sarraski bidegabea kontsideratzean justizia legebiltzarrak onartu zuen legez besteko proposamenean hau zen bigarren puntua

penales que puedan derivarse arlo honetan ezin izan da aurrera egin gasteizko hiru instrukzioko epaitegiak artxibatu egin du arabako batzar nagusiek hilketak argitu eta epaitu daitezela aurkeztu zuten kereila epaitegiaren arabera

ezin dira gizateriaren aurkako delitutzat jo eta preskribatuta omen daude erreparazioa beste biktimekiko berdintasunean

martxoaren hiruko biktimen eskubideak gauzatze aldera zer egin den zer egingo den eta dakizuen bezala ere ibilbide horretan bat egiteko prest
eta errekonozimendua eskatuz mila esker eskerrik asko larrion andrea lehendakari jauna zurea da hitza

nire agurra aitormena eta begirunea martxoak hiruko elkarteko kideei eusko jaurlaritzak biktima guztien eskubideak defenditzen ditu eta hori da legez besteko proposamenean onartu egin zen

biktimak ere bai gure irizpidea ekintzen bidez erakusten dugu eta kasu zehatz honetan hau da

bi mila hamabosteko abenduaren hamar martxoak hiru elkarteak

bi mila hamaseiko martxoaren hiruan gasteizko alkateak antolatu zuen omenaldian parte hartu genuen eta gogoratuko duzu

otsailaren hogeian instituzioen aitortza jaso zuten botere abusuagatik edo indarkeria poliziaren erabilera ez legitimoagatik giza eskubideak urratu zaizkien

ekitaldi hori donostian antolatu zen eta parte hartzeko gonbita jaso zuten martxoaren hiruko biktimek eta elkarteak maiatzaren hamalauean memoria historikoari buruz hausnartzeko eta instituzioek frankismoaren biktimei aitortza egiteko ekintzan ere

memoriaren plazaren erakusketa ibiltarian eva barroso

mahai inguruan parte hartu zuen bere anaia zen romualdo barroso eta aipatu duzuna mila bederatziehun eta hirurogeita hamaseian

martxoaren hiruko biktimek presentzia nabarmena izan dute oinatz galduak dokumentalean eusko jaurlaritzak sustatu zuen hori egindakoaren berri emateak erakusten du zein den jaurlaritzaren irizpidea martxoak hiru elkartearen proiektuek jaso egin dute eta jasoko dute jaurlaritzaren eta gogora institutuaren diru laguntzetarako deialdietan la actitud voluntad

bestetik araudi errekonozimendu handiagoa duen jarduera balorazio batzordeak egindako azken txostena argitaratzeari lotuta dago batzorde hori

eta bi mila hamaseiko ekainean aurkeztu zen martxoaren hiruko biktimek tratamendu berezia dute

laugarren puntuan aipatzen den bezala dekretu horren babesean eragileak eta

aztertzen dira edo aurkeztu dira batzordea guztiak aitortu ditu biktimatzat berrogeita bat lagun zaurituen kasuan osatu egin da zauritu horiek bere garaian arabako foru aldunditik jaso zuten ordain ekonomikoa

eman zitzaien memoria historikoari buruzko bi mila zazpiko legearen esparruan

gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina bilboko metroaren lau eta bostgarrena lineei buruz llanos andrea

presidente andrea llanos andrea hitz egiten dugunean

ez deguna kontsideratu behar dira irla batzuk direla

eta zentzu horretan nolabait antolatu egin behar dela eta garatu egin behar dela

alde batetik ze nolako eskaera dagon eta beste alde batetik hainbatetan esan deguna

jasangarritasuna eta noski garraio publiko hori trenbidean oinarrituta

zerbitzuak edo izan daiteke baita ere tranbia eta abiadura handiko trena eskaeraren arabera eta non gaudenaren arabera horregatik gainera planifikazio hori egin ahal izateko legebiltzar honetara hitzartuta dago

eta garraio agintaritzan euskadiko garraio agintaritzan alde batetik garraio publikoaren jasangarritasuna bermatzen duen edo

nosotros presentaremos una iniciativa en esta legislatura eskerrik asko llanos andrea amaitu zaizu denbora tapia andrea zurea da hitza

tapia andrea gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa eukene arana varas elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

formulatzeko prozesu bat sortze aldera hartutako konpromisoaren gainean arana andrea zurea da hitza

egun on guztioi eskerrik asko lehendakari jauna legebiltzarburu andrea mahaikideak

eskerrik asko arana anderea lehendakari jauna zurea da hitza

ponerlo en marcha eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera maddalen iriarte okiñena eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on guztioi

baina ez nuke nahi martxoaren hirugarrena honetan eta gasteizen egonda duela berrogeita bat

eta askatasunaren alde bizitza eman zutenei omenaldi xume bat egin gabe utzi urkullu jauna egun on

programan zerorrek esan duzu legealdia amaitu aurretik estatu espainolarekin estatus politiko berri baten inguruko adostasuna

apur bat galderak pilatu egiten zaizkit zuk egindako kontakizunean besteak beste estatuarekin akordioa

aurretik kokatu duzulako lehenengo kontakizunean behintzat edozein kasutan gaurko nire

autodeterminazio eskubidearen hurrengo urrats demokratikotzat bezala ulertua eta herritarren erabaki demokratikoa
izango dela baieztatu dezakezu jarriko den muga bakarra prozesu honetan eskerrik asko eskerrik asko iriarte

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

anderea zure galderari erantzunez bai gure gobernu programan

oinarrituta legebiltzar honek adostuko duenari atxikituta izango da beraz legebiltzar honek erabakitzen duena eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

zurea da hitza beti erantzuten didazu

legebiltzar honek erabakitzen duena izango dela esaten duzu eta

zuk kontakizuna egiten diguzunean gauza batzuk aurretik eta beste batzuk atzetik jarraitzen dituzu nik euzko alderdi jeltzaleak hauteskunde hauetarako aurkeztu zuen programari begiratzen diot eta adibidez aipatzen da bertan kontsulta habilitante bat izango dela eta orain ez dakit argi geratzen den honelakorik izango den edo ez den izango

hemeretzian eta maiatzaren zazpian herri honetako gizon emakume askok erabaki egin nahi dutela erakutsiko dute eta uste dut hori ez dela txikikeria bat bada beste kontu bat nik oraindik erabat ulertu ez dudana eta zuk behin eta berriz berresten duzuna eta behin eta berriz sinestuta kontatzen diguzuna eta hori da estatuarekin lortu nahi duzun alde biko ituna eta alde biko nolabaiteko akordioa kosta egiten zaigu ulertzea besteak beste

esaten dutelako eta ez dutelako nolabaiteko biderik ematen

zuk esplikatu diezadakezu hori nola ikusten duzun iruditzen zait hogeita bat mendean herritarrei bizkar ematea ezinezkoa dugula batez ere euren etorkizunari buruz erabakitzen baldin bagara euren

eta momentu honetan behintzat ez dut ikusten zuk sarritan aipatzen diguzun alde biko bide hori egiteko erraztasunik badakizu edozein kasutan

ahalegin guztiak egingo dituela herri honek izan dezan benetan estatus juridiko berri bat eta

herritarren gehiengoak erabakitzen duten zera demokratiko horretan eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzar buru andrea iriarte andrea begira egindakoaren berri emanez hasiko naiz duela

herri honek hautua egin zuen eusko jaurlaritza osatu eta euskadiren erakundetzea martxan jartzea erabaki egin zuen duela ia berrogei urte herri honek hautua egin zuen

erabaki eta egun ezagutzen dugun erakundetzeari

duela ia hogeita hamar urte legebiltzar honek autodeterminazioaren aldeko erabakia hartu egin zuen duela hamar urte legebiltzar honek estatutu

jaurlaritza osatzeko akordioan lehenengo aldiz bi alderdik onartu dute

gaur osatu den autogobernu lantalde berria eta nik uste dut azkeneko hogeita bost urte hauetako eginbidean nik ere

erabakietan beraz hori da gure ibilbidea beti herri honi dagokion eskubideak eta erabakiak defendatzen

hogeita bost urte atzera begira edo hogeita hamar urte atzera begira zure aldamenean eta galdetu zer egin zuten edo zer erabaki zuten momentu kritiko horietan zuk aipatutako

dena den ni etorkizunera begiratzearen aldekoa naiz eta momentu historiko honetan argi dago zer dagokigun legebiltzar honetan

legezko eta itundutako etorkizuneko erabaki bat hartzeko hau da eta izan da beti nire eta gure aukera baldintzak baldintzak autogobernu lantaldean aurkeztu behar dira defendatu eztabaidatu eta adostu iriarte andrea

ezberdinen arteko akordioaren aldeko hautua egiten dudalako momentu honetan

hau da bost alderdiren parte hartzearekin autogobernua eguneratzeko eta sakontzeko adostasuna lortzea guri dagokigu hemen eta orain aukera horretaz baliatzea errepasatu gure historiako azken mendea eta konturatuko zara inoiz izan horrelako aukerarik badakit zaila dela baina aste honetan bertan bost alderdi horiek bat egin dugu itun edo kontzertu ekonomikoaren aldarrikapenean hori da gure autogobernuaren indarraren adierazlea eta hori da baita ere adostasunaren bidea erakusten digun eredua momentu honetan

de la cámara eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa leire

eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina eaeko pentsio baxuak osatzeko eta duintzeko jaurlaritzak hartuko dituen neurriei buruz pinedo andrea zurea da hitza

egun on guztioi gaurko honetan pentsio duinen gaia jartzen dugu

gizarte orekatuago eta justuago bat eraikitzeko bidean pentsioak arlo garrantzitsua direlako

duintasuna bermatzeko oinarrizko tresna direlako pentsioak

gaia hau izanik san josé sailburuari bideratu genion interpelazioa hori dela pare bat aste

baina lana eta enplegua eta gizarte politikak banaketa dela eta

bideragarritasunaz aritzea sail baten gaia dela eta aldiz sistema horrek ordaintzen dituen pentsioak nolabait osatzeko eta duintzeko

artolazabal sailburuak erantzungo omen digu gauzak horrela benetan gero eta agerikoagoa da gai banaketa horren arrazoia eraginkortasuna baino dela baina gu gurean jarraituko dugu gu gurean pentsioen duintasunaren alde egin beharreko bidea aldarrikatzen pentsionistekin batera behin baino gehiagotan esan dugu gure gizartearen arazo nagusienen aldean

haustura soziala aberastasunaren banaketa bidegabea politika publikoak

babes sistema osoa eta trinkoa elikatzeko eta honetarako behin eta berriz aldarrikatu dugu diru sarrera publikoen inguruko hausnarketa

adibidez hauek izango direlako politika publikoak sustatzeko oinarrizko baliabideak ziurtatzeko iturri eta politika publiko indartsu horien barruan gizarte segurantza eta pentsio sistema publikoa ezinbesteko elementuak dira funtsezko elementuak dira

estatuak kontrolatutako pentsio sistema itota dagoen segurtasun sozialeko sisteman hori da hori da gaurko errealitatea

gaur gaurkoz ez du ezta bere izaera propioaren iraunkortasuna ere bermatua

hau ez da guk esaten dugulako estatu mailako hainbat adituk aspaldi ohartarazi izan dute sistemaren ezegonkortasunaz eta agerikoa da kezka hor dagoela toledoko paktuaren barnean izaten ari diren argi uzten dutenez eta denetarik entzuten ari gara sistema hori iraunkor edo egiteko pentsio adina atzeratu pentsioak gero eta txikiagoak aldarrikatu denetarik

herritarrek pentsio duinak izatea nahi dugu

miserableak diren pentsioak kobratzen gaur egun pobrezia arriskuan dauden pentsionistak dira eta hori da gaur gaurkoz daukagun errealitatea egia da gaur gaurkoz tresna erabilgarria da estatuko pentsio sistemaren ondorioz dauden pentsio ez duinak duintzeko bidean

eman beharko lukeena ematen ez duen pentsio sistema baten zuloak betetzeko tresna hori besterik ez baina hala ere

euren pentsioa osatzeko osagarrian eaen eta beraz ehun eta hirurogeita sei mila zazpiehun pentsionista inguru ez dute inolako

gutxieneko soldata baino txikiagoa izan honek bi hausnarketa ekartzen dizkigu

edo eta balizko onuradunek ez dute ezagutzen eskubidea ez dute beren eskubidea ezagutzen baina ondorioa

bat bakarra da pentsio baxuak osatzeko ahalegin horrek txalogarria den ahalegin horrek ez du inolaz ere betetzen bere helburua eta hori aldatzeko beharra dago hemen neurriak hartu beharra dago eta gobernu honek erantzukizun nagusia du

neurriak hartu behar dira ez unean uneko neurriak soilik ez estatuko

neurri iraunkorrak gaurko eta biharko arazoei erantzuteko gai

duintasunaren inguruan ere jakina eztabaida izan dezakegu zazpiehun eta hamar euro bada zerbait baina guretzat iparra eta helburua europako gutun sozialak markatzen duen bidea jarraitzea da hau da bataz besteko soldataren ehuneko hirurogeia eskakizun honekin denetarik entzun dugu

europako estatuek sinatu duten gutuna da legebiltzar honetan behin baino gehiagotan aldarrikatu egin dugu pentsionistek ere horrela egin izan dute pentsionistek horretarako herri ekimen legegilea aurkeztu egin zuten hemen baina jakina denez hemen legebiltzar honetan ezetza esan zenioten euren proposamenari gu

bide emateko prest agertu ginenak ondoren pentsionisten proposamen horri jarraituz gure proposamena aurkeztu genuen eta honi ere

beraz legebiltzar honetan gure herritarren pentsioak hobetzeko pentsioak duintzeko bidean egindako azken proposamenei ezetza eman diozue horregatik gure gaurko interpelazioa gizarte justuago baten bidean

gaurko egoerari aurre egin behar zaiolako eta tamalez espainiako sistemaren parte izaten jarraitzen badugu egoerak ez duelako ematen hobera egingo duenik

jakiteko zein neurri hartuko dituen jaurlaritzak eaeko milaka pentsionisten jasotzen dituzten pentsio baxuak osatzeko eta duintzeko eskerrik asko

jaurlaritzaren ordezkaria den artolazabal andreak dauka hitza

legebiltzarreko mahaiburu andrea sailburuok legebiltzakideok egun on

eskerrik asko artolazabal andrea pinedo andrea zurea da hitza

eskerrik asko pinedo anderea artolazabal anderea zurea da hitza

gizarte laguntzen egungo erregulazioari eusteari buruz garrido andrea

zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea egun on sailburuak legebiltzarkideok

gai zerrendako hamabigarren puntua galdera josé ramón becerra carollo

gasteizko udalak eta uraren euskal agentziak gasteizko udal mugartean uholdeen kontrako defentsa obrak exekutatzeko sinatua duten lankidetzarako esparru akordioari buruz becerra jauna zurea da hitza
mila esker tejeria andrea señor arriola el

eskerrik asko becerra jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina uraren euskal agentziako zuzendariaren jarraipenari buruz lópez de ocariz andrea

gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina hezkuntzaren egoera hobetzeko dituen egitasmoei buruz ubera anderea zurea da hitza

ironiarik gabe oso gustura irtengo nintzela atril honetara hezkuntza sailaren

kontuak eskatzera irten beharrean baina berriro ere behartu nauzu azalpenak

orain arte ez ditugulako egitasmo horiek ezagutzen

bi mila hamazazpiko aurrekontuetan ere ez dugu berrikuntzarik ikusi

gehikuntzarik soilik titularrak prentsaurrekoak kanpaina mediatikoak irudikatzeko zerbaitetan ari zaretela ezertan ez zaretenean ari

bigarren plana ez dakit zenbat aldiz jada prentsaurrean azaldu

berriro ere komunikatu duzue eta horrela bata bestearen atzean

planak inolako neurririk gabe planak inolako baliabiderik gabe plan zaila irudikatzeko zerbaitetan ari zaretela ezertan ari ez

irakasleak ikasleak gurasoak hezkuntza komunitate osoa haserretu

mobilizazioak eta grebak ditugu hilabete honetan

bat egitea lortu duzue guztiak dena delarik beraien ezaugarriak guztiak

guztiek bi mila bederatzitik indarrean dauden murrizketei buelta ematea aldarrikatzen dute ebaluazio sistema ordenatu eta aldatzea eskatzen dute

matrikulazio irizpideak aldatzea eskatzen dute egoera ahulenean dauden ikastetxeei baliabideak bideratzea eskatzen dute

ari zareten bi abiadurako hezkuntza sistemarekin bukatu nahi dute guztiek aho batez argi ezin ozenago elkarlana

negoziatzailea berreskuratzea eskatzen dute etorkizunera begiratzea eskatzen dute eta guk ere hori nahi dugu elkarlana

nahi dugu jarri eguna jarri ordua eta eseriko gara mahai baten bueltan eta hitz egingo dugu ezin dugulako jarraitu ezin dugulako jarraitu urteetan urteetan herri honek

eraiki duten auzolanean eraiki duten hezkuntza sistema galbidera eramaten herri honek aukera berdintasunean oinarritutako hezkuntza

bezala zerbait baldin bada da urteetako auzolanaren da eragile ezberdinek ezaugarri desberdinketakoak eraiki dutena

hezkuntza sail honek uko egin dio baztertu du alboratu du elkarlana eta horren adibide dugu iraganeko legegintzaldia

ekin diozue zuen jardunari ikasturte hasieran irakasleek zuzendaritzak izapide burokratikoetan korapilatu zenituzten lortu zenuten zuzendaritza guztiek kexa formala helaraztea hezkuntza sailara hori lortu zenuten beken ordainketan atzerapena eta gezurra da asteazkenean esan zenuena

beken ordainketak aurreratu dituzuenik lan eskaintza publikoa iragarri adostu gabe hezkuntza maila informatzeko erabiliz eta azken erabakia ere

ikusi dugu aurrekontuen memorian ikusi dugu partidetan ikusi dugu administrazioko hezkuntza sailaren plantila laburpenetan

etxeko lanak egin gabe aurreko ikasturteko gabezia berberak iruzurrak erroldetan neurririk gabe bi abiaduretako ikastetxeen egoerari

irizpiderik gabe aniztasuna kudeatzeko neurririk gabe behar bereziak dituzten eta ahulenei behar dituzten baliabideak bideratu gabe euren egoerari buelta emateko eta bi mila hamazazpiko aurrekontuetan beketan garraioan

unibertsitate plana zuek adostu duzuena bete gabe

atzetik eta badakigu badakigu dena ez dela inbertsioa

non eta nola inbertitzen den ez du balio café para todos baizik eta ondo zehatu behar dugu ondo identifikatu behar dugu non inbertitzen dugun eta nola inbertitzen eta espero dugu gobernu honek horren inguruan hausnarketa bat egitea berandu baino lehen eta egoerari buelta emateko prestutasuna izatea hori da geratzen zaigun itxaropena gure ustez titularrak ez direlako bidea kanpainak ez direlako bideak

konpromisoa baliabideak neurriak dira eta gu bidai horretarako prest gaude eta bidaia horretarako bidelagun izateko prest gaude baina horretarako jakin nahi duguna da hezkuntza sail honek sailburu honek ze egitasmo dituen hezkuntza sistema hobetzeko

eskerrik asko ubera andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on ubera andrea duela gutxi hezkuntza batzordearen aurrean nik zuzentzen dudan sailaren ildo estrategikoak azaltzeko egin nuen agerraldian azaldu nuen legez gure jarduera guztiaren helburu nagusia gure hezkuntza sistema hobetzea da ezin liteke bestela izan jarduera hori guztia

hogeita lauan zehazki lehendakariak xehetasun osoz aurkeztu zuen euskadi bi mila hogei giza garapen jasangarria estrategiaren barnean kokatzen da legealdi honetarako gobernu programaren baitan bere ardatz estrategikoen artean gure hezkuntza sistema hobetzea ez ezik bikaintasuna ere bilatzen du programa honek

bikaintasunezko hezkuntza oreka soziala bermatzeko gobernu programa honen ildo estrategikoak lehen aipatu dudan agerraldian aurreratu genituen eta aste honetan bertan aurkeztu dugu herenegun horri eusten dion aurtengo aurrekontua

hori ikusita berriro azalduko dugu hasiera hasieratik nabarmendu beharrekoa da hezkuntza dela gizarte oso baten eta herritarren banakako aurrerapenaren faktore nagusia funtsezko elementua da aukera berdintasuna sustatzeko eta bizikidetza demokratikoa solidarioa

guk ere uste dugu euskal hezkuntza sistemaren kalitatean aurrera egiteko premia dagoela eta hori lortzeko sustatu behar direla zuzentasuna gizarte kohesioa balioen hezkuntza aniztasunarekiko errespetua eta pentsamendu zein sinesmen askatasuna baita giza eskubideak eta aniztasunaren defentsa ere

helburu horrekin hogeita bat mendeko euskal herritarrei egokitutako hezkuntza eredu integrala sustatu nahi dugu eredu horretan

bizitza osorako ikaskuntzarekin osatuta eta errealitatearen ikuspegi kritikoa eta eraldatzailea emango zaie ikasleei

integratzaile batean oinarrituko da eredu hori eta etengabe aldatzen ari den gizarte baten eskaerari eta premia berriei erantzungo die hezkuntza erronka bat da erronka kolektiboa eta gizartearen zein pertsonen aurrerabiderako faktore nagusia ere bada

eta joan zen astean legebiltzar honi aurkeztu zitzaion gobernu programan jasotzen den bezala honako konpromiso hauek hartzen ditugu hezkuntza ituna bultzatzea hezkuntzaren euskal lege berri bat sortzeko

oreka gizarte kohesio kulturartekotasun eta bizikidetza handiagoa lortzea gure ikastetxeetan eleaniztasuna bultzatzea eskolan

irakasleen eginkizuna sustatzea hezkuntzaren hobekuntzaren eta aldaketaren eragile nagusiak diren aldetik hezkuntza azpiegiturak sortu berritu eta egokitzea eta irakaskuntzaren modernizazio teknologikoa bultzatzea gainera konpromiso hauek ere hartzen ditugu bikaintasunezko lanbide heziketan lidergoari eustea berrikuntza aplikatua eta ekintzailea babeste lanbide heziketako ikastetxeetan

lanbide heziketako bosgarren euskal plana egitea eta euskarazko prestakuntza zikloak ezartzen aurrera egitea eta lanbide heziketan

era berean unibertsitatean bikaintasuna espezializazioa eta nazioartekotzea bultzatzeko helburuz hauek dira konpromisoak

euskal unibertsitate sistema garatzen jarraitzea emaitzetara bideratutako kudeaketaz eta inguru global berrira egokitzeko gaitasunaz euskal gizartearen etorkizuneko erronkei erantzuteko euskal unibertsitate sistemaren nazioartekotzearen alde egitea

eta unibertsitate eta enpresen arteko programak sustatzea hemezortzi konpromiso hemezortzi ildo estrategiko eta konpromiso guzti horiei loturik ekimen eta ekintzan dena garatuko da

gobernu programan dituzue eskura zalantzarik gabe benetan uste dugu bikaintasunezko hezkuntza oreka soziala bermatzeko goiburuan daraman ardatzaren mesederako izango direla guztiak

hogeita bost urtetan zehar herrialde honek irakaskuntza sistema bat sortu du eta horretaz harro egon behar dugu denok

eskerrik asko uriarte anderea ubera andrea zurea da hitza

gainera proposatzen duzu eskola porrota ehuneko zortzitik behera jaisten hemengo datuen arabera hemen eskola porrota zortzitik behera dago espainiak esaten du zortzitik gora dagoela baina guk ditugun datuen arabera zortzitik behera orduan proposatzen duzuena da eskola porrota areagotzea oso ondo

gero praktikan ekintzetan eta neurrietan ez dira ikusten eta ez da guk esaten dugulako eta ez da sindikatu batzuk esaten dutelako da komunitate oso batek esaten duelako eta behar duguna da hitz gutxiago eta politika gehiago eta behar duguna da marketing gutxiago eta lan serio isilpeko gehiago eta behar duguna da

eta baliabide gehiago eta beti etengabe saltzen ari zarete adostutako neurriak direla planteatzen dituzuenak baina ez dago adostutako bat bera ere ez hezkuntza eragileei bizkarra eman zaie eta beraiekin ez dago elkarrizketarik eta negoziaziorik

zuek zarete eta bide horretatik azkenean hezkuntza sistema galbidera

eta ez mesedez ez hartu eta ez adarri jo ez adarri jo iruditzen zaigu gai serioa dela eta arduraz jokatzekoa dela eta gure ustez

behar beharrezkoa da hezkuntza mahaiaren izaeran negoziatzailea berreskuratzea eta horretarako hortik ondorioztatuko den akordioa ezartzeko behar da

zuzkidura bat datazio bat zertarako plantila areagotzeko

belaunaldi aldaketa bideratzeko murriztu diren amortizatu diren plazak que por cierto bi mila hamazazpiko aurrekontuetan ere

behar ditugu bi abiadurako hezkuntza sistemari amaiera emateko

matrikulazio irizpideak aldatzea eta horretarako lantalde bat sortu behar da hezkuntza eragile guztiekin prozesu bat egin behar da

eta ikastetxeen autonomia indartu behar da eta beken progresibotasunean sakondu behar da eta behar dugu ere behar bereziak eta egoera ahulenean dauden ikastetxeentzat baliabideak behar ditugu hezkuntza proiektua garatzeko

hezkuntza metodologia berritzaileak ikastetxeek urteetan garatu dituzte askotan

eta orain etortzea hezkuntza saila metodologia

izan daiteke bestetik bi mila hamalau eta bi mila hemezortziko azpiegiturak hobetzeko plana ere osatu eta indartu behar da zeren hor ere

betetzen eta hor ditugu bigarren hezkuntzako ikastetxeak adibide bezala eta gero ebaluazioa esaten duzu hemengo ebaluazio sistema propio behar dugula eta juxtu egiten duzuena hartu lomce kopiatu heziberrira

ezarri eaen behar beharrezkoa da hezkuntza sustapenerako politikak indartzea bi mila hamazazpiko aurrekontuetan izoztuak geratzen direnak behar beharrezkoa da

politika bat egitea etorkizunera begiratuko duena hori da komunitate bat izatea

pertsonekin lan egite elkarlana egitea adostea eta adostea ez da bakoitzak nahi duena egitea badakigu adostu behar dugunean guztiak izkina batetan utzi beharko ditugula hainbat kontu

eta inoiz baino beharrezkoa dugu negoziazioa aldebakartasuna sail honek indarrean jarri duen alde bakartasuna eta itzierak konfrontaziora

eraman gaitu eta hemen konfrontazio inori ez zaio gustatzen ezta guri ere ez eta ez irakasleen ordezkariei eta ez hezkuntza komunitateko

eta badirudi zuen jokabidearekin ulertu genezake zuek konfrontazioaren eremuan gustaraz zaudetelako guk ez dugu nahi konfrontazio horiek guk nahi dugu

elkarrizketa eta herri akordiorako zeren hezkuntzak eskatzen duena da epe luzera begirako irakurketa bat egitea egonkortasuna seriotasuna eta isilpeko lana eta esan dizut gu bidai horretarako bidaia lagun izateko prest gaude

jokatu ezkero baina horretarako iruditzen zaigu hezkuntza sail honek gauza asko aldatu behar dituela
eta konfrontazioren eremutik eten behar dela eskerrik asko ubera andrea amaitu zaizu denbora

ubera andrea benetan nekez uler eta onar daitezke zure interpelazioan egindako baieztapenak

baina zergatik hitzarmen berrian negoziatzeko sindikatuek ezinbesteko baldintza batzuk jarri zituztelako mahai sektorial horren negoziazio esparrutik kanpo dauden baldintzak hain zuzen ere edo gure aurrekontuen legeak edo derrigor bete beharreko estatuko oinarrizko araudiak hala ezartzen dutelako oztopo nagusi horiek saihestu ezinik

eta sindikatuek ondo jakin arren ere muga horiek gaindiezinak zirela

euskalduntze lizentzia edo baimenen inguruan besteak beste ezer negoziatzeko langileentzat guztiz onuragarriak izango zirenak zalantzarik gabe itxuraz bigarren mailako ziren arlo horien negoziazio eta hobetzeko posibilitateari uko egitea

eta elkartzeko aukerak de facto zapuztu ez zen administrazioa izan negoziazio mahaiari uko egin ziona

eta jada bi mahai sektorial eta beste bi planifikazio mahai egin ditugu orain arte

aztertu eta negoziatzeko epe bi mila hamazazpiko kontuak nagusiki ikasturte hasiera

aurkako jarrera are gehiago bi mila hamabostean

gainditu eta lanposturik gabe geratu zirela aintzat hartuta gaur horietako gehienak asko irakasle gai gazteak

gure borondatea negoziatzearen aldekoa da akordioaren aldeko

greba deialditik harago doazen proposamenak erantzukizuna daukagu eta benetan sinesten dugu eragile sindikalekin negoziazioa beharrezkoa dela baina aldi berean

errealitatean ditugula lan egin agerikoa da funtzionario publiko guztiek eta gizarte honetako gehiengoak krisi ekonomiko sakon baten laztasuna

eta horrek ondorioz gure eroste ahalmenak ere eragina izan du baina irakasleen eremura itzulita

euskal irakasleen lan baldintzak objetiboki espainiako estatukoenak baino hobeak direla

benetan egin ote dute okerrera gure irakasleen baldintzek eskerrik asko uriarte

euskal talde popularreko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina bi mila hamaseian

egun on guztioi eusko jaurlaritzak zuk aipatzen duzun hitzarmen hori aurreko urteetan bezala

eskerrik asko barrio jauna darpón jauna zurea da hitza

darpón jauna gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera juan luis uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

esternalizazio planari buruz uria jauna zurea da hitza

bakartxo tejeria andrea jon darpón

eusko jaurlaritzak osasun publiko eta kalitatezkoaren alde egiten duen apustu irmoaren

guztietan erabiltzen den kudeaketa eredu berdina izango du hortaz

eta ez dut ondo ikusten gai honekin gizartea nahastu nahi izatea

privado que defendemos sin complejos eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako

galdera jon hernández hidalgo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina euskotreneko komite iraunkorraren greba deialdiari buruz
hernández jauna zurea da hitza eskerrik asko tejeria anderea en primer lugar

eskerrik asko presidente andrea sailburu eta legebiltzarkideok eguerdi on guztioi señor hernández me pregunta por

iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina madrilgo gobernuak alde bakarrez hartutako erabaki batek

eragin duen atzerapenari buruz casanova jauna zurea da hitza eguerdi on galderan bostehun

jakin izan dugunez seiehun baino gehiago dira kaltetuak madrilgo gobernuak seiehun

burutu du alde bakarrez eta atzera eraginkortasunez lan eta zerbitzu baterako kontratua kendu zaie eta praktikaldiko lan kontratu mota aplikatu zaie gaiaren inguruko informazioa urria da egia da aldaketa hori ahalbidetzen duen dekreturik ez dagoelako aipamen bakarra gizarte segurantzaren diruzaintza nagusiak otsailean argitaratutako buletin batean jasotzen dena baita

afektatuek behin behineko osasun txartela europarra behin behinekoa soilik eskuratu dezakete praktiketako lan kontratua amaitzean kalte ordaina eskuratzeko eskubidea galtzen da edo zailtasunak sortzen dira doktoretza aurreko kontratu honen ondoren ezin izango dute edo zailtasun handiagoak izango dituzte

sinatzeko berriro eta tesia egiteko laguntzak lau urtekoak zirenez eta orain praktikaldikako lan kontratua bakarrik bi urteko iraupena duenez ba desorekak eta arazoak sortzen dira uste dugu neurri honek erakusten duela

estatuak ikerlarien egoera egonkortu eta duindu ordez

diren neurriak hartzen ditu ikerkuntza eta industria bere lehentasunen artean ez daudela frogatuz argi gelditzen da berriro menpekotasun politikoak herri honek lan baldintza duinak izatea eta ikerkuntzaren aldeko apustu irmoa eta eraginkorra egitea oztopatzen dituela gure unibertsitateak erabaki propioak hartzeko gaitasunik eza ere berriro agerian gelditzen da

zigortuta dagoela ematen duelarik kanpotik

eraginkorrez akordiorik gabe adostu gabe eta abisatu gabe hartu den neurri honek seiehun euskal gazte ikerlarien lan eskubideak urratzen ditu

eta gure ikerkuntza politikoa baldintzatzen du beraz galdera hau luzatzen dizuegu jaurlaritzak egingo al du zerbait madrilgo gobernuak

seiehun langileen lan baldintzak okertzen dituen formatu mota berri baten

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko san josé andrea zurea da hitza

jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut europako justizia auzitegian mendebaldeko saharari buruz emandako epaia betetzearen gainean

mendebaldeko sahara ez dela marokoko erresumako zati esan nahi du europako batasunaren eta marokoren arteko merkataritza akordioa ezin dela aplikatu mendebaldeko saharan eta ezin dela merkataritza jarduerarik ezarri

al territorio de sahara occidental bi legebiltzarrak adierazten du kezkatuta dagoela europako konpainiek mendebaldeko saharako baliabide naturalak ustiatzen dituztelako zeren gai hori nazioarteko eta europako zuzenbidearekin kontraesanean baitago eta berriz ere gogora dakar legez kanpokoa dela sahara herriaren onespenik gabe mendebaldeko sahararekin egindako merkataritza jarduera oro hiru dei egiten dio europako espainiako eta euskadiko

zuzenbideari jarraikiz jarduteko mendebaldeko sahararen marokoar okupazioa iraunaraztea eta horko baliabide naturalen ustiaketa faboratu ditzaten jarduerak utziz

europako batasuneko justizia auzitegiaren arestiko epaiari jarraikiz lau bat egiten du euskal gizartearen

exijitzen irtenbide politiko bat bidezkoa iraunkorra eta alde bientzat onargarria autodeterminazio erreferendum baten bidez mendebaldeko saharako gatazkari bukaera emango diona